egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu gai zerrendari ekin aurretik gogoratzen dizuet hogeita hamairu jaun andreek botoa eskuordetu dutela eta hirugarren eta bosgarren puntuak beste baterako

gai zerrendako lehenengo puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako lege proposamena

bulegoa sortzeko aintzat hartzeari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena

eztabaidari ekingo diogu aldeko txandan

elkarrekin podemos aldeko txandan eta eh bildu beraz eh bildu taldearen ordezkariak dauka hitza estarrona jauna zurea da hitza

egun on guztioi jardunbide egokien aldeko eta

euskal herria bildun konbentzituta gaudelako araba bizkaia eta gipuzkoarako bulego honen sorrera beharrezkoa ezinbestekoa dela eta zergatik orain tramitera legealdi honen hasieran erregistratu genuen proposamen hau ba erantzuna oso sinplea da alde batetik

egutegi legegile propioaren arabera oraingorako planifikatuta genuelako sinplea beraz honezkero

lege proposamena aurkeztu ditugu bederatzi hilabete hauetan horietako zazpi ekarri ditugu

da hori alde batetik eta bestetik herri kontuen euskal epaitegiko lege aldaketaren prozesuan egon zaretenok horren lekuko izan zarete

eta europako korrupzioaren aurkako parlamentuko taldeartekoaren lehendakariaren agerraldiak ditugu eta horretarako probestu ditugu herri kontuen euskal epaitegiko

tramitaziorako agerraldiak guzti hauen agerraldiak eta esperientziak izan ditugu gure artean eta ondorioa besteak beste

hemen eztabaidara ekarritako proposamena europak zehaztutakoarekin lerratuta dagoela ondorioztatu daiteke eta esperientzia hauek lehen eskutik ezagutzeko aukera izan eta gero ekarri dugu ere tramitera lege hau beraz

planifikazio oso baten baitan planifikazio integral baten oso baina orain tramitera ekartzeko zergatietatik haratago jardunbide egokien eta ustelkeriaren aurkako bulegoa zergatik da beharrezkoa

praktika irregularrak desegokiak eta zeresanik ez ustelkeriak

ezin daitezkeen kalteak eragiten dituelako gure gizartean eta fenomeno hauek hemengo instituzioak eta administrazioa ere zipriztintzen ditu eta

gaur egun ditugun baliabideekin orain arte ezagutu ditugun kasuak puntualak diren

tontorra bakarrik ikusten ari garen eta kasuak

medioetan agertu izan diren kasuak ibilbide penal bat izan dutelako ezagutu ditugu delitu tipifikatua suposatu duelako gehienetan baina askotan errepikatu dugun ideia da hau posible da praktika bat erabat irregularra existitzea baina ez izatea ilegala ez izatea legez kontrakoa edo ez izatea zigor penal bat jasotzeko adinakoa eta hauetako asko prebenitu detektatu ikertu inspekzionatzeko eta zigortzeko

administrazio instituzio publiko indartsuak izatea hauek zerbitzu publikoak eskaini ahal izateko eta horretarako

gizartearen eta jendartearen aldetik eta horregatik ere inportantea da gaur hemen aurkezten dugun bezalako mekanismo bat izatea zeren eaen ez dago ez dago ikerketarako mekanismorik ez dago

benetako polizia judizial egoki bat prestatuta dagoena diru publikoaren erabilera desegokiari aurre egiteko modu espezializatu batean ez daukagu fiskaltza bat korrupzioaren aurkako fiskaltza bat delitu ekonomikoetarako fiskal bat badugu

bere lana aurrera eramateko baina ez dugu

ekipo espezializatu batekin gai izango dena erronka honi egiteko ez daukagu ere botere publiko bat bere buruaren gaineko kontrol mekanismo nahikoak dituena ez daukagu salatzaileak nolabait ere babesteko mekanismorik

handiak dira kasuak tapatu egiten dira eta iristen ari gara gure herriaren zati honetan gertatzen denaren kasu oso oso kopuru txiki batera

hau fiskaltzak dio fiskaltzak berak dio behin eta berriz bere txostenetan bere memorietan urtez urte

historia da eta fiskaltzak berak esaten du eta aipatzen du zer zaila den zer zaila den norbanakoentzat partikularrentzat mota hauetako salaketak egitea

normalak direnak eta denok ondorioztatu ditzakegunak direla pertsonalak direla profesionalak hau da gaur gaurkoz norbaitek korrupzio kasu bat salatu ahal izateko oso oso ausarta izan behar du

adibide oso garbia daukagu salatu zuena pertsona bat izan zen enpresaburu bat eta ikusi genuen pertsona honen aurkako irainak eta mehatxuak

beraz oso zaila da norbanako batentzat korrupzio kasu bat detektatzen duenean hau salatzea

nola esan dezakete beren goragokoak prebarikatu egin duela nola esan dezakete txosten bat adibidez manipulatu dutela

edo kontratuen banaketa bat egin duela nola esan dezakete hori funtzionarioek zer nolako mekanismoak dituzte horrelakoak salatu ahal izateko eta horretaz gain horretaz gain

heltzen baldin badira instrukzio fase batera bertan kasu asko ixten dira eta arrazoiak bi dira nagusiki alde batetik

hori da behin eta berriro aipatzen duguna ikertzeko zailtasun handiak daudela polizia ez dago kapazitatua hainbat eta hainbat kasutan ikerketa horiek aurrera eramatera eta hori ere

ertzaintzaren txostenek unitate ekonomikoko ertzaintzaren txostenek

askotan esaten eta ondorioztatzen dute ez daudela gaituta beraiek esaten dute ez daudela gaituta hainbat ikerketa aurrera eramateko ez daukatela ezagupen tekniko eta ezagupen profesional nahikorik eta beste arrazoi bat instrukzio fasean ixteko ba ikertzeko borondate falta

prozedura hauetako asko eta asko ez iristeko beste arrazoia hori da ikertzeko borondate falta beraz ahozko epaiketara iristea eta gainera zigor bat egotea oso zaila da euskal autonomi erkidegoan eta horregatik da beharrezkoa

jardunbide desegokiak prebenitu detektatu jaso aztertu ikertu eta beharrezkoa balitz inspekzionatu eta inkluso

edo izan beharreko bidean jarriko duena batzuk korrupzio kasu ilegalak izan daitezke eta hauek bide judizialetik joango dira koordinatuta egun existitzen diren instituzio horiekin baina beste batzuk

edo apertzibimendu batekin amaiera emango zaizkionak praktika irregularren aurkako sentsibilizazio kanpainak prebentzio lana arrisku mapa nork egiten ditu araba bizkaian eta gipuzkoan ez dago halakorik

ikertzeko gaitasuna dauka inspekzionatzeko autoritatea hemen proposatzen duguna ere lege honen bitartez ez dugu halakorik

kontrol auditoria eta fiskalizazio organoak ditugu hori bai baina

eta ez naiz berriro ere errepikatuko ez direnak batere

azkeneko hau ere jardunbide egokien eta ustelkeriaren aurkako bulegoan bermatu egiten den oinarrizko ezaugarri bat delarik

ordezkaria latxaga jauna hemendik agur bat zioen euzko abertzaleak taldeak baiezkoa eman dio lege proposamen hau aintzat hartzeari

arduratsua merezi duelako ganbera honetako taldeen ekarpena

beraz debateari baietza emango diogu gogoetari bai diogu zer aldatu da ez zaio taldeen ekarpen eta hausnarketei

eta kezkagarria da gure ustez nolabait adierazten duelako batzuen aldetik praktika batzuekin amaitzeko borondate falta beste behin ere euskal gizartean ustelkeria trama entxufean klientelismoa korruptelak edo faborezko

direnaren markoan instalatuta eta alderdi politiko zehatz batetik gertu egoteagatik abantaila ematen dizula dirulaguntzak

bezala biziz normal balitz bezala biziz eta hori ez da normala eta ezin dira normaltzat hartu eta ohikoa esateagatik ez da normala eta guk horrekin amaitzeko hartu dugu eta proposamen hau ekarri dugu modu propositibo eta modu eraikitzailean interes orokorraren mesedetan gure herriaren zati honetan higiene

zeren ongi dago barkamena eskatzea urkullu jauna eskatu zenuen bezala baina hobe egingo zenuketen neurriak ezartzen eta urratsak ematen norabide egokian gaurko aukera hau ez galtzen baina eroso dago jaurlaritza eredu zaharrean egiteko modu zaharrean instalatuta

oteizak gure jorge oteizak zioen zerbait berri sortzean

aurrerantz joanik baina atzera begira arrun egiten duelarik iraganera begira dagoenera baina beti ere kode berriak sortuz eta guk uste dugu

aurrera begira jarri behar garela eta bulego honekin hori da planteatzen dugula y para ir terminando señora presidenta

gobernuko alderdiek aurreko astean aukera hori galdu zenuten baina beste aukera bat izango duzue jardunbide desegokiei korrupzioari

edo sare klientelarrei ezetz esateko proposamen honi bide emanez eta ez blokeatuz zuen gehiengo absolutua erabili dezakezue

rodilloa aplikatu korrupzioarekin amaitzeko orain arteko interes eza eta borondate politiko falta beste behin erakutsiz eta jardunbide egokien aldeko eta korrupzioaren aurkako bulegoaren sorrera ez blokeatu
mesedez gaurkoan eskerrik asko estarrona jauna

zuzenbidezko estatuaren zutabeetako bat da hain zuzen ere boterea dutenak legearen

eta gure betebeharra da hori horrela gertatzen dela bermatzea eta zuzenbidezko estatuaren kontrako elementu bortitzenetako bat da ustelkeria korrupzioa eta gure betebeharra da horren kontra ahalik eta

defendatu genuen fiskalia ustelkeriaren kontrako fiskalia bat egotea eta

babesa aitortzeko lege bitartez hauek atzera bota izan ziren eta gaur esan daiteke hemen proposatzen den ofizina

ezezko iritzia eman dio ofizina hau sortzeko legeari printzipioz ustez

instrumentu hau guztia ustelkeria gerta ez dadin kontrola egiten dela

zalantzan jarri daiteke nik zalantzan jarri dut dena dela orain dauzkagun instrumentuak kontuan hartuta ere badira geroko kontrol instrumentuak

aurkako txandan norbaitek parte hartu nahi du aurkako txandan aurkako txandan parte hartu nahi du norbaitek

eta bozketara jarriko dugu ea lege proposamena aintzat hartzen den ala ez bozkatu dezakegu

beraz ez da aintzat hartzen lege proposamena jarraian boto azalpenera joko dugu

eskerrik asko legebiltzarburu andrea lehendakari sailburuak legebiltzarkideok egun on
gure taldeak lege proposamen honen aintzat hartzearen aurka bozkatu du gobernuaren irizpidearekin bat egiten izan ere proposamena egin duen taldearen helburuarekin eta bertan jasotako zenbait

egon gaitezkeen arren ez gatoz bat haren oinarri den ereduarekin en nuestra opinión defiende la propuesta

neurri errepresiboak hartzean datza eta guk aldiz neurri prebentibo garbien aldeko apustua egiten dugu rafael jiménez asensiok

zenbait neurriren eraginkortasunari buruz

instantziak osotasuna sustatzeko gardentasuna bultzatzeko eta balizko ustelkeriari aurre egiteko zuek guztiok sobera ezagutzen

eta aktibo dauden euskal administrazio publikoen

bistan denez horrek baliabideen gehikuntza ekarriko luke gaur egun eraginkortasun mugatua izanik

erregistratu eta berrehun eta hirurogeita hamabost egun ostean eta gobernuak aintzat hartzearen aurkako irizpidea adierazi eta berrehun eta berrogeita lau egun ostean eskerrik asko

gai zerrendako bigarren puntua presako prozeduraz eztabaidatzeko eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena opengela fundazioa publikoa izateari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda fernandez de betoño jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu
eta defendatzeko bai kaixo

opengela fundazioa fundazio pribatu bat da sortu nahi dutena eusko jaurlaritzak eta repsol fundazioak helburua da kudeatzea eaeko hiri eraberrikuntza datozen urteetan

efizientzia energetikoko ikuspegiarekin fundazio pribatu horretan ehuneko hirurogeia repsolena eta gainerako berrogeia eusko jaurlaritzarena beraz patronatuan egongo diren bost eserlekuetatik hiru izango dira repsolenak

argi dago beraz edozein eztabaidaren aurrean noren irizpideak gailenduko diren orain arte egin duguna gai honekin abenduan aurrekontuen eztabaidan agertu genion

gure kezka gure zalantza fundazio honekiko

izango zenik ondoren zenbait informazio eskaera egin dizkiogu bertan jakin dugu fundazio horren osaera zein izango den aurrekoan ere galdera bat egin genion sailburuari eta uste dugu urgentziaz eraman behar zela eztabaida hau gaur

zeren eta fundazio pribatu hori sortzear dago beraz eskerrak ematea legebiltzarreko mahaiari onartu izateagatik legez besteko honen urgentzia izaera gutxitan egiten da eta uste dugu sintomatikoa dela onartu izana

etxebizitza sailak sinatu zuelako aurreakordio bat fundazio hau sortzeko

badaude jada fundazio pribatu horren estatutuen zirriborroa eskatu genituen eta helarazi zaizkigu eta hirugarren puntua da

partida bat dagoela fundazio hau sortzeko beraz hemendik urte bukaerara edo lehenago datozen asteetan datozen hilabeteetan fundazio hau behin betikoz sortuko da eta uste dugu eztabaida gaur egin behar zela

baina kontuan izan behar da baita ere bi konpromiso kreditu bazeudela badaudela aprobatuta datorren urterako bi mila hogeita bian milioi bat euro gastatzeko edo inbertitzeko fundazio hau sortuz

beste milioi bat euro fundazioa sortzeko beraz ia hiru milioi euroz jada hitz egiten ari gara aprobatuta daudenak aurrekontu orokorren bidez

euskadi next programan sartu den proiektu baten zifrak proiektua deitzen da eaeko auzo narriatuak integralki eraberritzeko proiektua izenburuan ez da opengela aipatzen baina

informazio gehiago abenduko inbertsioari dagokionez eta

esaten zen proiektu hori kudeatzeko ente berri bat sortuko zela eta ente berri hori da opengela fundazio pribatua proiektuaren

aurrekontua nahiko esanguratsua da mila ehun eta hogeita hamalau milioi mila ehun eta hogeita hamar milioi euro datozen bost urteetan

beraz hitz egiten ari gara euskadi nexteko abenduko bertsioan proiektu garestienari buruz eta orain maiatzeko bertsioari dagokionez zifra ez da aldatu mila ehun eta hogeita hamar milioi euro izaten jarraitzen du baina

zertxobait garestitu da edo aurrekontu gehiago jarri zaio azken bertsioan

bigarren garestienari beraz uste dugu gaia oso garrantzitsua dela

bostehun milioi eskatuko zaizkio bruselari eta gero

izango dira europatik etorriko direnak beste seiehun milioiak izango dira laurehun eta hogei enpresa pribatuek jarriko dituztenak gutxienez

sailak helarazi zigun informazioan datorren aurrekontua eta beste ehun eta laurogei milioiak izango dira administrazio publikoek

jarriko ditu eusko jaurlaritzak eta ehun eta berrogei milioi euro jarriko dituzte eaeko udalek beraz nahiko zifra esanguratsuak dira

datozen urteetarako zergatik eman ditu zifra hauek guztiak

baina baita ere ikusteko enpresa pribatuek ehunekoan

repsol barkatu opengela fundazioan repsolek izango du ehuneko hirurogei baina diru publikoa eskatzen denean europan

ze beste enpresa pribatu batzuk ere sar daitezke proiektuan

beraz hori jada nahiko esanguratsua nahiko bitxia iruditzen zaigu

eskatu genuenean informazioa aurrekoan esan nion bezala arriola sailburuari eman zitzaigun enpresa pribatuen izenak eskatu genuen ikustea informazio guztia joan ginen lakuara eta bertan agertzen ziren enpresen artean repsol

maileguak ematen dituen enpresa finantziero bat duela bost urte sortu zena eta kasualitatez pasa den urtean repsolek erosi zuen

beraz hor ere atzean repsol dago enpresa zergatik sartu da opengela proiektuan maileguak emango dituelako berez ideia ez zaigu gaizki iruditzen zeren azken finean

laguntza ekonomiko gehien behar duena eta beraz segur aski

laguntzak beharko ditu kasu honetan mailegu baten bidez izan daiteke baina

informazioa eskatu genion baita ere jakiteko zer nolako kondizioak zer nolako baldintzak zeuzkaten

eman zitzaigun informazioa maileguari deituko zaio opengela mailegua eta mailegu horren izaera da edo baldintzak dira

maileguak emango dira hamabost urtetan itzultzeko eta jarriko zaien

ehuneko zazpiko interes finko hori jaitsi daiteke ehuneko bost koma bostera baldin eta egiten den

obraren bidez efizientzia energetikoa hiru letra igotzen baldin bada berez ideia ez zaigu gaizki iruditzen horrela sustatzen delako efizientzia energetikoa benetan lortzea obra horien bidez eta mailegu horien bidez eta

ez dira oso txarrak baina begiratzen baldin bada inguruko

beste bankuek beste entitate finantzieroek ematen dituzten maileguak

beraz ez dugu oso ondo ulertzen zergatik eman behar den aukera itxi hori enpresa zehatz horrekin

eta horregatik ere hitz egiten ari naiz mailegu hauetaz zeren

dauden pertsonak direla dirulaguntza edo mailegu gehien behar dituztenak obra hauei aurre egiteko gerta daiteke inpagoak egotea

funts bat sortu fondo de garantía social delakoa inpago horiek estaltzeko beraz gauzak ondo baldin badoaz

eta gauzak gaizki baldin badoaz hor etorriko da eusko jaurlaritza laguntzera ehuneko berrogeian gutxienez funts horren bidez estaltzeko inpagoak iruditzen zaigu kolaborazio pribatu publiko honen eredu honetan

hori dela trukoa gauzak ondo doazenean enpresa pribatuentzat

hor gaude administrazio publikoak inpago horiek estaltzeko uste dugu eh bildutik ez gaudela kolaborazio pribatu publikoaren kontra

kutsuarekin gu ez gaude eredu horren kontra guk esaten duguna hemen ez zaigula ondo iruditzen hemen planteatzen ari den moduan eta uste dugula kontrola

azpikontratatu ezin zaiola azpikontratatu datozen urteetan hiri eraberritzearen proiektu garrantzitsuena enpresa pribatu zehatz bati beraz gaur ekarri dugun proposamena lau puntutan oinarritzen da lehenengo puntua da

ez dugu esaten bertan behera uztea esaten dugu gelditzea zertarako bigarren puntua aplikatzeko bigarren puntuan esaten duguna da frogatu behar dela benetan

hiri eraberritzea kudeatzeko herri honetan eta frogatu behar dela erakunde berri bat sortu behar bada erakunde hori

beraz eskatzen duguna bigarren puntuan dira bi txosten bat ekonomikoa eta bestea juridikoa eta uste dugu txosten horien bidez gutxienez justifikatuko litzatekeela fundazio bat behar dela hirugarren puntuan eskatzen duguna da erakunde berri bat sortzea justifikatzen baldin bada eta

alegia kapitalaren erdia baino gehiago izan dadila administrazio publikoena ezin da onartu orain fundazio pribatu bat sortzea enpresa jakin batek izatea ehuneko hirurogeia eta jaurlaritzak bakarrik berrogeia zeren edozein eztabaidaren aurrean

gailenduko da enpresa pribatuaren ikuspegia eta uste dugu hiri eraberritze proiektuen atzean ondorio sozioekonomiko soziologiko handiak dauzkatela eta interes orokorra

administrazio publikoek gehiengoa izanda akaso ez da baldintza nahikoa baina iruditzen zaigu baldintza beharrezkoa bai horregatik hirugarren puntuan eskatzen dugu

izatea publikoa eta azken puntuan laugarren puntuan eskatzen duguna da gauza

egotea bai erakunde hori sortzeko baita erakunde horrek gestionatuko dituen kontratu guztiak gero lizitaziora ateratzeko

jada oso hasiera txarra dela enpresa jakin batekin kontuz ez daukagu ezer repsolen aurka

lehiatu daitezela beste enpresak bezala lehia garbi eta publiko batean ezin dena egin da hemen haiengana joan edo haiek baldin badatoz haiekin sortu fundazio pribatu bat hiri eraberritze den proiektuak kudeatzeko bat datozen urteetan beraz

printzipioa jarraitzea da eskatzen duguna laugarren puntuan esan bezala ez gaude opengela proiektuaren kontra opengela proiektuaren alde gaude uste dugu garrantzitsua dela uste dugu udalek

gaizki ikusten duguna da fundazio pribatu bat sortzea eta lidergo osoa azpikontratatzea enpresa jakin bati eskerrik asko

eskerrik asko larrea andrea zuzenketak aurkeztu ez dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos ezker anitza martínez zatón zurea da hitza

zuzenketarik sartu ekimen hartan funtsean jatorrizko

gaudelako euskadiko berrikuntzan lidergo publikoa behar dugu diru publikoa kudeatzeko

duten enpresa pribatuen konpetentzia ere bai bermatzeko azken finean legez besteko honetan opengela fundazioaren sorrera gelditzea eskatzen da ondo aztertzeko eta

egiteko jaurlaritzak justifikatzea baita ere hemen legebiltzarraren aurrean

nada más y muchas gracias eskerrik asko san josé andrea euzko abertzaleak

bultzatutako egitasmo bat da eta bere helburua hiri eta

hobetzea da birsorkuntza edo erregenerazioaren bidez auzo horietan bulegoak irekitzen dira leihatila bakarrekoak eta auzokideei

fase honetan opengelak bi proiektu pilotu jarri zituen martxan

txonta auzoan hain zuzen ere eta auzo horien bizi kalitatea hobetzea da helburua esan dudan bezala energetikoki eraginkorrak izanik edo baita

bi mila hogei programak lagunduta dago baina eusko jaurlaritzaren helburua euskadi osora eredu hau

hedatzea da energetikoki jasangarria esan den bezala irisgarria eta baita ere hirigintza eta gizarte ikuspegitik kohesionatua eta auzo eta kolektibo zaurgarrienei bideratuta inor atzean ez uzteko

euskadi next programa ere aipatu da hiri habitataren ikuspegitik inbertsio

edo baita ekimen publiko pribatuko hainbat proiekturen eskutik eraldaketa energetiko ekologikoa teknologiko

aurrean gaude erronka handiak ditugu aurrean eta besteak beste hiri erresilienteak jasangarriak eta inklusiboak

egoera zaurgarrian dauden auzoetan esku hartzeko beharrei ematen dio balioa eta lehendik dagoen etxebizitza parkea aipatu da hemen

etxebizitza parke zaharkitua daukagula eta bera birgaitzea ere sustatu nahi da eta baita ere etxebizitza aurrean interes berezia jarrita erronka benetan handia erakunde publikoentzat eta datozen urteetan plan handi hauek

compartidas ahaleginak bateratzeko lankidetza gobernantzaren eredua ezarri behar dugu eta

lidergo bideratzailea hartzen du zentzu horretan eta europar funtsak kudeatzeko ere lankidetza publiko pribatua nik esango nuke oso formula egokia dela

gainera gure herrian tradizio handia daukagu fundazioak asko eratu dira eta uste dut emaitza oso onak ere izan direla fundazioen eskutik

interes orokorreko helburu zehatz bat landu eta lortzeko sortzen dena eta beti erakunde publiko baten partaidetza duenean kontrol publikoa ere izango duena

interes orokorra administrazioak ezin duenean efikaziaz edo efizientziaz bete dagokion sektore publikoak momentuan dituen giza baliabide eta baliabide materialak edo antolamendukoak nahikoa ez direnean

erakunde baten partaide izatea erabaki dezake eta erabaki horrek forma juridiko asko hartu ditzake eta horien artean fundazioa ere badago baino ez da bakarra

aholkatuko dute baita ere erakunde publiko hori edo administrazio publiko hori zein den erabaki behar den formula juridiko egokiena

momentu honetan sektore publikoko lege proiektu berria eta bertan arautuko dira baita ere sektore publikoko fundazioak eta bertan besteak beste esaten da proiektua da e tramitean dago eta talde guztiok izango dugu aukera sektore publikoak kasu bakarrean jardun ahal izango duela fundazioaren bidez lortu nahi den helburua eta interes orokorra ezin direnean bermatu lege honetan ezarritako tipologiako beste pertsonifikazio juridikoen bitartez argi dago beraz lankidetza publiko pribatu hori fundazio bidez edo beste era bateko erakunde juridiko baten bidez gauzatu daitekeela eta erakundeak berak

justifikatu beharra landu beharra eta erabaki beharra zein den formula juridiko egokiena oraingoz gaur hizpide dugun opengela fundazioak

aipatu dudan bezala arriola sailburuak eta repsol fundazioko zuzendari orokorrak egindako

baina fundazio bat sortzeko lehen esan dudan bezala tramitazio luzea dago urteko kudeaketa plan bat aurkeztu eskritura publiko batean bere eraketa estatutuak hasierako dotazio ekonomikoa eta horrekin tramitazio administratibo bat hasiko litzateke eta fundazioen aholku batzordeak

sail guztiak ordezkatuak dauden eta orain arte arestian dago hastapenean bukatzeko esan gu beti egongo garela lankidetza pribatu baten alde eta are gehiago lehen aipatutako

aurre egin ahal izateko beti aurrera egin izan dugu herri honetan herria denon artean eraiki behar dugulako lankidetza eta parte hartze horri esker
beti arduraz jokatuz batez ere baliabide publikoak kudeatzerakoan eta noski legeak betez eskerrik asko eskerrik asko berasaluze
andrea erantzunen txandara pasatuz fernandez de betoño jauna zurea da hitza

ikaragarria ados nago san josé andreak esan duen ehuneko ehunarekin eta berasaluze andreak esan duen ehuneko ehunarekin

dena san josé andreak ez du repsol hitza aipatu ezta behin ere

aipatu duenean aurreakordioa gaurko eztabaida ez doa opengela programaz opengela proiektuaz eraberritzen beharraz

pribatuaz ez doa opengela fundazio pribatuaz non repsolek ehuneko hirurogeia izango duen eta jaurlaritzak bakarrik ehuneko berrogeia horretaz doa legez besteko hau eta errepikatuko dut lehen esan dudana ez gaude opengela proiektuaren kontra ez gaude opengela programaren kontra jaurlaritzak

ez bakarrik lagundu lideratu behar du prozesua horregatik ekarri dugu

ez dagoelako lidergoa eramaten hori da arazoa oso beharrezkoa da efizientzia energetikoaren ikuspegiarekin egitea afrontatzea aurre egitea zaharberritze horiei noski

leihatila bakarraren printzipioa ere ez dugu gaizki ikusten auzotarrei herritarrei lana erraztuko dielako beste gauza bat da

eta auzotarrari hainbat aukera eman hori ere kontutan izan behar da gure aldeko jarrera opengela proiektuaren inguruan

eta ezin da argiago esan gobernatzen dugun udal batzuetan sartu egin gara opengela proiektuan nik uste dut hori dela frogarik garbiena ez gaudela proiektua edo programaren aurka

ez da proiektua edo programa da programa edo proiektu hori gestionatzeko

fundazio pribatu bat hori da hori da eztabaida esan dut lehen ez gaudela kolaborazio publiko pribatuaren kontra baina betiere eta batez ere gai hauetan non ondorio soziologikoak

gelditu behar dela edo gutxienez baldintza minimo batzuk egon behar direla eta uste dugu horretarako kondizio baldintza ezinbestekoa dela lidergoa publikoa izatea lehen esan dut baita ere ez daukagula ezer

ongi etorri repsol ze bere bizitza guztia dedikatu du petroliora eta orain badirudi beste negozio nitxo batzuk bilatzen ari dela

esan nahi dut poztekoa da poztuko da gizartea eta batez ere eskertuko du ingurumenak

uste dut horren alde agertu behar garela beste gauza bat da

a dedo edo digitalki sortzea horrelako fundazio pribatuak lehiatu daitezela konkurrentzia publikoan beste enpresekin batera edo beste enpresen aurka lehiaketa publikoetan hori da eztabaida hemen

auzoak ala ez beraz uste dugu lidergo publikoa behar dela proiektu hau

diru asko mugituko da eta uste dugu benetan akats estrategiko oso handia egiten ari zaretela fundazio pribatu hau sortuz eta enpresa pribatu baten esku uzten datozen gutxienez bost urteetarako herri honetako hiri eraberritze gehienak
eskerrik asko eskerrik asko fernandez de betoño jauna mistoak

eskerrik asko lehenik eta behin lehenengo txandan esan dut eta nik uste dut

parte hartuko dugun talde guztiok helburu konpartitu bat daukagula eraberritze politiketan eta gure auzo eta herrien eraberritze horretan horrekin ados nago eta ados gaude opengelaren

hau zergatik ez beste modu batean zergatik ez modu parekide batean eusko jaurlaritzak eta fundación repsol edo eusko jaurlaritzak hiru eserleku eta fundación

oraindik niri ez dit inork azaldu zergatik por qué no

san josé andrea euzko abertzaleak ez du hitzik hartu behar beraz eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka

ez da onartu jatorrizko testua jarraian mistoa taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita bi eman dugu bozka bat boto alde setenta y cuatro contra beraz

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita bi eman dugu bozka sei boto alde berrogeita bat contra hogeita zortzi abstentzio beraz ez da onartu osoko zuzenketa gai zerrendako laugarren puntua mozioa carmelo barrio baroja euskal talde popularra ciudadanos taldeko

etorkizuneko nekazaritza politika bateratuaren negoziazioaren gainean eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda barrio jauna

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria etxebarria andrea zurea da hitza

pero soberano ordutik hona euri asko egin du eta

biziraun dutenak hazi egin behar izan dira eta horretarako inbertitu eta inbertitu egin behar izan dute ekitaldi bakoitza dirulaguntzak kobratzeko ezartzen zitzaizkien baldintzetara egokitu behar dirulaguntza horiekin berriro egokitzeko beharrezko inbertsioei aurre egiteko

ongarri pestizida eta hazi berriak gailendu dira egokitu zaizkigun eskuineko gobernuen politika liberalen eskutik etorri diren nekazal politika bateratuek eta plan estrategikoek izan dira sistema horiek ezarri dituztenak dena

baina egokitzeko ahalegina egin arren oraindik ere lan asko eta etekin eskasa kamera honetan daramadan urte honetan lehen sektorearekin zerikusia duten gaiak

iruditzen zait baina saihestezina da izan ere gaiaren muinera joz gero

lehen sektore osoan errepikatzen den errealitate burugogor bakarra aurkitzen dugu

sortzen dituzten produktuen truke gero eta gutxiago ordaintzen dela

elikadura instalatu dela eta nekazariak ahalduntzeko eta

estaltzen dituztela bermatzeko elikagai katearen legea aldatzea ezinbestekoa dela nekazal politika bateratuak katean zehar sortutako balioa hobetu

ahal izateko merkatua kontrolatzeko neurriei heldu beharko lieke salatu dugu halaber elikadura enpresa handiak miseriazko prezioak ordainduz aberasten direla

marjina konpentsatu besterik ez du egiten horren adibide argia dugu duela gutxi batzordeko eztabaidagai izan den erremolatxaren sektorea hamarkada hauetan zehar lehen sektoreari emandako dirulaguntzak eta horiek ezarritako jarraibideekin bat etorri den eredu intentsiboak ez dute lortu euskal herriko ustiategi gehienen errentagarritasuna hobetzea

bermatzea ez lehen sektorean lan egiten duten pertsonen lan baldintzak duintzea bestalde gaur egun dugun larrialdi klimatikoaren testuinguruan edozein sektoreren

gauzak horrela nekazaritza eta abeltzaintza beti naturaren zaintzari eta ekosistemak mantentzeari lotuta jada ez dira jasangarritzat jotzen eta zalantzan jartzen dira hainbat hamarkadatan dirulaguntzen bidez ezarri diren ekoizteko modu horiek

egoera honetan hemengo sektoreak dituen berezitasunetara egokitzeko eta arlo horretan ditugun eskumenak garatzeko plan estrategiko propioa behar dugu

eusko jaurlaritzak berak aitortzen du plan bakarra estatuko plan bakarrak

hortaz nekazaritza politika bateratuak eta horiei dagozkien erabaki eta baliabide tekniko eta ekonomikoak guztiak jaurlaritzaren esku nahi ditugu

jaurlaritzari madrilgo gobernuarekin batera hemengo plan estrategikoa garatzeko behar diren ekimenak martxan jar ditzala eskatzen diogu

hobekien ezagutzen den eremutik erabaki behar delako hemendik erabaki behar delako

estrategikoa nekazal politika bateratuekin lotutako erabakien eta baliabide tekniko eta ekonomikoen bidez euskal autonomia erkidegoan nekazaritza eta abeltzaintzako sektore justu

horrela jaurlaritzak gure zuzenketaren bigarren puntuan eskatzen diogun moduan foru aldundiekin koordinatuta irizpideak ezarri eta baliabideak ahalik

pegajoso hasta más no poder eskerrik asko prieto jauna euzko abertzaleak suso jauna

zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea legebiltzarkideok egun on

zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoa martínez andrea zurea da hitza

martínez andrea elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkaria soto jauna zurea da hitza

proponentes eskerrik asko eskerrik asko soto jauna erantzunen txanda barrio jauna zurea da hitza

eskerrik asko barrio jauna eh bildu taldearen ordezkaria etxebarria andrea zurea da hitza

hau esanda bigarren txanda honetan gure bozkaren zentzua azaldu nahiko nuke lehen azaldu dudan moduan gure zuzenketaren planteamendua mozioan agertzen den jarrerarekiko oinarritik ezberdina da gure planteamendua euskal autonomia erkidegoari eta etorkizunari begira dago europan eztabaidak eman dira eta akordio ezak nabarmenak dira eskuinak eta ezkerrak defendatzen dituzten

horren araberako apustuak egiten ditu hobe dugu beraz gure eskumenak baliaturik eredu propio baten alde egitea

eskatzen dio eta ez ditu europatik ezartzen den planteamendu zentralista eta estatu mailako plan estrategiko bakar hori zalantzan jartzen

gu esan dugunez ez gatoz bat marko horrekin estatu mailako plan estrategiko bakarra ez da hemengo sektorearen beharrak asetzeko egokia ez da nahikoa

eta batzuekin ados egon gaitezkenez abstentziora joko dugu bestetik gobernua sostengatzen duten taldeen zuzenketaren kasuan plan estrategiko propio baten aldarrikapena faltan bota dugu ausartak izan behar garela uste dugu

beste gai batzuekin planto egiten dugu madrilen zergatik honekin ez azaroan podemos ezker anitzak erroldatu zuen legez besteko proposamen bati egindako zuzenketan

lankidetzan nekazaritza sektoreko erakundeekin eta ordezkariekin prozesu parte hartzaile bat hastea eskatzen zioten nekazal politika bateratuaren erreformari egokitutako plan estrategiko propio bat diseinatzeko

oraingoan ordea ez da horrelakorik aipatzen eta eskaerak jaurlaritzari egin beharrean estatuko gobernuari egiten zaizkio

aldarrikapena bidean galdu zaien edo zer gertatu den baina gure zuzenketan aipatzen dugu hori aldarrikatzen dugu eta ez dira gugana hurbildu erdibidekorik adosteko ez dute

arazoa kasu honetan ere markoa da zeren eta egiten diren eskaerekin ados egon gaitezke baina hemendik kudeatu beharrekoak dira behin eta berriro esaten ari garen moduan

eta beraz espero dugu eskaera horiek madrilera eramaterakoan jaurlaritzak bere eskumenak behar bezala defendatzea

horiek erabilita nekazal politika bateratuei dagozkien erabaki eta baliabide tekniko eta ekonomikoak euskal autonomia erkidegoko lehen sektoreak behar duen nekazal eredu justu eta jasangarria lortzeko erabiltzea

etxeberria andrea euskal sozialistak prieto jauna zurea da hitza

incondicionalmente eso no es hacer política eskerrik asko prieto jauna euzko abertzaleak suso jauna zurea da hitza

suso jauna mistoak ez du hitzik hartu behar elkarrekin podemos

barrio baroja jaunaren mozioaren jatorrizko

ez da onartu jarraian eh bildu taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita bat boto alde berrogeita zortzi contra sei abstentzio beraz ez da onartu eta azkenik euzko abertzaleak euskal sozialistak aurkeztu duten

beraz bozkatuko dugu bat bi hiru lau eta sei bozkatu ditzakegu

beraz onartuta geratu da bosgarren puntua bozkatuko dugu jarraian bozkatu dezakezue

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita bi eman dugu bozka berrogeita bat boto alde sei contra hogeita zortzi abstentzio beraz onartuta geratu da bosgarren puntua eta azkenik zazpigarren puntua bozkatuko dugu

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita bi eman dugu bozka hogeita hemezortzi

ere jarraian legebiltzarreko lehendakariaren adierazpena bat eginez

adierazpenarekin eusko legebiltzarreko lehendakaria naizenez

vascos euskal sozialistak elkarrekin podemos ezker anitza eta euskal talde popularra ciudadanos parlamentari taldeek

eta garapenari buruzko nazioarteko konferentziari buruzko nairobiko adierazpenarekin bat egiteko adierazpena

eusko legebiltzarrak bere egin du biztanleari eta garapenari buruzko nazioarteko akordioari buruzko

onartua kairoko mila bederatziehun eta laurogeita hamalauko biztanleriari eta garapenari buruzko nazioarteko konferentzia historikoaren

violencias contra las mujeres horrela munduan bi mila hogeita hamar baino lehen hiru zeroak

kontrazepzioari dagokionez zero ekidin daitezkeen

zero goi bileraren esparruan berretsi egin da eusko jaurlaritzak

ekintza programan egiteke dauden gaiak betetzeko duen konpromisoa genero indarkeriaren aurkako funtsezko zerbitzuen programari laguntzen jarraituz eta bereziki testuinguru humanitarioetan eta nazioarteko ekimenetan parte hartuz beraz